egun on guztioi adierazpen instituzional bat

eta ondoren minutu isilune bat raquel eta markelen

emakumeen aurkako indarkeria adierazpen instituzionala eusko legebiltzarrak biziki

alcobendasen bizi ziren eta eibarkoak ziren raquel lópez andrearen

emakumeen aurkako indarkeriaren ustezko beste gertakari baten biktima izan direnak

herritarrei dei egiten die har ditzatela konpromiso pertsonal eta kolektiboak emakumeen eta gizonen berdintasunaren alde era berean erakunde ona da eta hura erausteko erantzukizuna erakundeei eskatzen die plan integralak gara ditzagun

behar diren baliabidez hornituak hala moldez non ez den emakumeen aurkako indarkeria matxistako beste egintzarik izango eta are gutxiago bi pertsonen bizitza eraman duena bezalako erailketa indarkeria salatzeko minutu bateko

mozioa leire pinedo bustamante eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua kontzertu ekonomikoa eta kupoa negoziatzeko jaurlaritzaren estrategiari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposatzailearen txanda pinedo andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

akordioa iragarri zuen jaurlaritzak hemen gasteizen atzo bertan estatuko aurrekontuen osoko zuzenketen eztabaida egon zen madrilen atzo bertan eajk pprekin akordioa iragarri zuen estatuko aurrekontuak babesteko

ez dugu sinesten ez guk ezta hiritar gehienek ere esatera ausartzen naiz

nahi duzuen moduan akordio historikoa egonkortasun finantzarioa hori ikusiko dugu ere edo aldebikotasunaren adibide moduan baina

akordio horrek ppren aurrekontuak aurrera ateratzea dakarrela

alderdiaren eta gure gazteen etorkizuna kolokan jarri duenaren aurrekontuak aurrera ateratzen dira kupoaren akordioaren truke hori da gertatuko dena eta ppren aurrekontu

eragin zuzena dute euskal herritarrongan

zuzenak dituzte estebanek atzo pnv eta ppren arteko akordioa aurkeztean besteak beste

es un acuerdo que no va contra nadie egia esan ez dakit zehazki esteban jaunarentzat zein den inor ere ez horren atzean dagoen errealitatea

behintzat ezberdina da latza dela esango nuke eta horren arabera akordio honen kaltetuen zerrenda luzea oso luzea

amaigabea dela esan daiteke batzuk aipatzearren horra doaz

kataluniako herria zilegitasun osoz erabakitako bideari etengabeko oztopoak eta mehatxuak jartzen dizkiote pentsionistak bi mila hamaikagarrena urtetik erosteko ahalmenean ehuneko bosteko

beldurtuta askok langileak hauek ere erosteko ahalmenean bost puntu galtzeaz gain lan erreforma bortitzen jomugan daude eta

dago langabetuak gero eta babesgabeagoak eaen ehuneko hirurogeiak inolako prestaziorik gazteak sistema prekarioaren biktima nagusiak diren gure gazteak etorkizuna eta baita oraina ukatua dutena

hezkuntza komunitatea ezin dugu ahaztu etengabe arrotzak diren legeak eta araubideak pairatzen ari den hezkuntza komunitatea

desagertzeko zorian egon dena eta mehatxupean dagoena beti ere

erreferentea den kutxabank politika publikoak bere orokortasunean zorra eta defizitaren tresnak erabilita austeritate politiken ondorio nagusia ekimen eta lidergo publikoa desagerraraztea izan da

urteak pasa dira kupoaren likidazioak itxi gabe hori denok dakigu ezegonkortasunean kupoaren lege berbera irakurtzen eta aplikatzen baina hemen eta madrilen zenbateko ezberdinak kalkulatzen dirutzak

bueltaka eta gaia konpondu gabe hamar urte luzeetako desadostasunek mesedez isiltzen zarete bale eskerrik asko hamar urte

ez diote inolako onik egiten gure ekonomiari baina aldi berean akordioa ezin da edonolakoa izan

akordioak lortzea ona dela eta hemen askok behin eta berriz akordioa goraipatu izan dute batez ere euren interes propioen onurarako akordioak justifikatu behar izan dituztenean eta gaur gaur ziur naiz goraipatuko dutela ere

akordioaren mamia ona denean akordioa ona da akordioaren testuingurua ona denean bera lortzeko bidea egokia denean eta akordioaren trukea onargarria denean kupoaren inguruan jaurlaritzaren eta estatuko gobernuaren artean

birritan galdetu diogu lehendakariari hemen legebiltzarrean galdetu izan diogu gai garrantzitsua delako galdetu izan diogu kezkatzen gaituelako gaiak baina aitortu behar dut lehendakariaren erantzunak ez digula ezer onik transmititu hitz potoloen atzean betikoa ikusi dugu madrileko gobernuak nahi duenean soil soilik adostasuna kupoaren inguruan baina ez dira bakarrik lehendakariaren hitzak izan azken egunotan gobernuaren bozeramaile den erkoreka jaunak

eta berehala kupoaren inguruko adostasuna eta pnv aurrekontu negoziazioa erlazionatu zituen izan ere hamar urte luzeetako funtsezko desadostasunak konpontzen hasteko arrazoia bakarra izan da espainiako gobernuak aurrekontuak aurrera ateratzeko arazoak dituela ez duela gehiengo absolutua hortaz lege bidez arautua dagoen kupoa legeak at eta ppren beharren arabera bulego itxi batean konpontzen

aldebikotasuna autogobernuari errespetua behin eta berriz jaurlaritzak errepikatutako hitzak dira baina egoera honi

da menpekotasuna kupoaren inguruko adostasunak estatuko gobernuaren nahien eta beharren menpe lortu izan dira alderdien

kromo elkartruke ilunean hemengo ezta estatuko aurrekontuen babesa dela medio legeak berak esandakotik oso urrun eta are gehiago gure herriaren autogobernuari zor zaion errespetutik oso urrun oso kupoa gai garrantzitsua da bai eta horrela esan genion guk ere lehendakariari

era honetako gaiak herri moduan eragiten diguten gaiak herri gisa defendatu behar dira alderdikerietatik oso urrun horregatik uste dugu legebiltzarrak ere baduela zeregin funtsezkoa kupoaren negoziazioetan gardentasuna ziurtatzeko negoziazioa indartzeko eta babesteko

ez da herri moduan defendatu bizkaia gipuzkoa eta arabako herritarren ongizatea herri moduan defendatu legez dagokiguna ez da herri moduan defendatu beraz herri honen izaera propioa baita gai ekonomikoetan ere akordioak balizko egonkortasun finantzarioa ekarriko du

estatuko gobernuak adostasuna apurtzen ikusi izan dugu jada baina bitartean bide ematen dio ustelkerian murgilduta dagoen alderdia den

esango diguzue eta esan duzue behin eta berriz ustelkeri kasuak eta kudeaketa ez direla gauza bera ez direla nahastu behar baina zer da ustelkeria kudeatzeko modu bat baino aurkeztuko duzue akordioa lorpen handi bat bezala betiko moduan

izan duzuen moduan baina berriz ere gogoratu behar da benetan gertatzen dena estatuko gobernuak arazoa sortzen dute lehenengo gerora

akordioak lortzeko eskema zaharra eskema zaharkitua eta hor jarraitzen duzue negoziatzeko eskema zaharkitu

aldatu behar dira gure herriaren ekonomiarako hain garrantzitsua den gai bat ezin da horrela negoziatu ezin da negoziazio modu hau mantendu horregatik uste dugu funtsezkoa dela herri gisara egitea defentsa

bi parteen arteko negoziazioa izatea eta jakina legebiltzarrak berdinen arteko harreman sustatzaile eta bermatzaile gisa duen

eskerrik asko pinedo anderea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandan elkarrrekin podemos taldearen txanda bollain jauna zurea da hitza

kontzertu ekonomikoarekiko defentsa irmoa aurkezten dugula hemen euskal autonomia erkidegoaren eta espainiako estatuaren arteko finantza eta zerga sistema

honen defentsa irmoa honek tributu araubide propioak mantendu ezarri eta arautzeko ahalmenak ematen digu hau da autonomia

kudeatzeko eta biltzeko eta nola ez ezinbestekoa iruditzen zaigu herri batek bere baliabideak kudeatu ahal izatea bere ongizate sistema era egokian mantendu ahal izateko hau baina erlazio instituzional

egin behar litzatekeela uste dugu eta ez berriz aurre kontuen gaineko ordainagiri moduan horregatik lortu dugun erdibidekoaren alde bozkatuko dugu gardentasunarengatik eta

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

castelo anderea euzko abertzaleak gorospe anderea zurea da hitza

lehendakari sailburuok egun on guztioi damborenea jauna ya le digo yo

eginda zegoen hitzarmena egin aurretik adostu aurretik negoziatzera joan aurretik

zaharkituta gelditu den mozio bat eztabaidatzera ekartzea

erdibideko zuzenketaren bitartez konpontzera saiatu zara moduren batean bere egunean jarraitu dagian eta salaketa egin ahal izateko

zein zentzu dauka mozio bat orain dela hiru hilabete egindako interpelazio baten ondorioz

gaur eztabaida honetara ekartzea justu akordioa lortu denean

hau baztertuta egon beharko litzateke nik pentsatzen izan dut gaur goizean kenduta egongo zela puntua baina ez egon da

baina es que bertute bat da ikuspuntu politikotik guk jarraitzen dugu beharrizanei momentuko beharrizanei erantzuten baina mundu guztiak daki euzko alderdi jeltzaleak esaten duguna egiten dugula

prentsa irakurtzen gaur goizean hau irakurri izan dut eta ez dira euzko alderdi jeltzaleko ordezkariak

pinedo anderea zalantza berbera espainiako aurrekontuak ziren zuen ardura edo euskal gizartearen ongizatean zuen ardura

sailburuaren ekimenari eta bere taldearen ekimenari esker lortu den adostasunaren ostean hurrengo egunean diskurtso hori egiten etortzea hona ba nik ez dakit zein den zuen ardura euskal gizartearen ongizatea

madrilen aurrekontuak onartzeko euzko alderdi jeltzaleak lortutako akordioa ere ezagutu edo irakurri baduzue ezagutu ondoren diskurtso hori egiten hona etortzea zalantzan daukat zuen ardura zein den

kausalitatea da lan egin delako bai erakundeen esparruan

lortzeko bai alderdien esparruan euskadirako mesedegarri den akordio bat lortzeko kausalitatea lan egin ondorioak lortu lan egin emaitzak hartu hori da egin dena akordioa esaten duzu subjektua aztertzen izan dugu ustelkeria

baina alderdi popularragaz ustelkeria beragaz egotea bada zuek

batzar nagusietan eskatzen deuskuzuenean guri bitartekaritza egitea

inplikatuta zuek esaten duzuen moduan eta kontaminatuta euzko alderdi jeltzalea denean zuek libre eta gu bai eta zuoi bardin bollain jauna zuok zuon taldeak

adostasun batera hemen eta eh bilduren babesagaz atera zen normala den moduan adostea baina zinismo hutsa da

erabiltzea eta gainera ez dauka paserik erabakitzeko eskubidean eta herrien aurkako kontra doala diozuenean guk

eskatzen dugu aldebikotasuna eta berba egin dagigula

arazo politikoei eta zuek planteatzen duzuena da blokeo politikoa zelan lortuko dugu

berbarik egiten ez bada zelan esaten duzue aurrekontu akordioa txarra izan dela kupoarena ez dela nahikoa izan iluna izan dela kupoarena sailburuak lanean hasi zirenean urtarrilean bertan lehengo berria batzorde teknikoa sortzen zenarena

legebiltzar honetan agerraldian ogasun eta aurrekontuen batzordean

eta bere kideak hau hau hau eta hau izango dira ez despatxo ilunetan alderdien artean akordioa erakundeen artean izan da eta lehenengo berria hemen egon zen gertatzen dena da

zuok ez zaudetelako bertan eta orain eskatzen duzue legebiltzarrera etorri dadila eta zuk ondo baino hobeto dakizu

eusko jaurlaritza eta hiru lurraldeetako foru aldundiak direla eta ez legebiltzarra

ez duzue hori eskatu orain arte orain ez

eta jaurlaritzaren aldetik benetako aldebikotasuna aldarrikatzen benetakoa baina guk gauza bat argi daukagu politika egiteko ez dela nahikoa borondate politikoa edukiteagaz borondate politikoak diskurtso politikoa egiterako baino ez du balio guk argi daukagu

egiteetara herriak eskatzen deuskuna egiteko determinazio politikoa behar da

helburuak lortzeko eta jakinda sarritan euskadiren alde lan egiteak norberari

andrea erantzuteko txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria

gorospe andrea benetan nik ulertzen dotzut barkatu erdi minutu erdi ulertzen dot zure jarrera

euskal herritarron eskubideak defendatuko ditugula hemen

eta aurrekontu eta akordio honek dakarren aurrekontuak euskal herritarron eskubideen kontra zuzenean egiten dute

zuzenean euskal herritarron eskubideen kontra egin izan dute eta egingo dute

hori ezin da ukatu hor dago benetan hor dago eta benetan esquema de subordinación bai esan dut eta horrela izan da eta esan dut madrilek nahi izan duenean ez gobernu honek gatzagaetxeberria jaunak aurreko legealdian behin eta berriro esaten zidan

non dago hor bilateralitatea non dago bilateralitatea

eta hau horren adibidea da eskerrik asko pinedo andrea

euskal popularrak danborrenea zurea da hitza

eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialistak castelo anderea zurea da hitza

aldebikotasuna eta alde biak ez sinatzea ezinezkoa da aldarrikatzea borondate politikoa eta erantzun eta konponbide politikoak ematea eta

zuen eskema beste bat dela eta guk daukagunean burua nazioa eta herria eta país zuek esaten duzuena guretzat euskadi dela gure helburua gure nahia gure borondatea

batek daki non eta zein den argitu beharreko kontua da hau da

hasiera amaiera helburua eta guri dagokiguna da gure ardura da eta jaurlaritzaren ardura da euren aurrekontuak defendatzea eta guri dagokigu euskal agenda zeren guzti hau kupoarena

euskal agendan dagoz betik eta egin dira horrela orain alderdi popularragaz

heltzeko bi mila hamazazpiko aurrekontuei dagokionez inbestiduran pedro sánchezeri eskaintzen jakozan euskal agendan eta leku guztietan

herritarrek badakite zuek esango duzue esateko

euskal trenbide sare berriak nori egingo deutso mesede euskal gizarteari herritarrei guztiei

herritar guztiei hori da guk egiten duguna eta politikan

ura pasatu eta presak egiten hastea tristea da gero damutzeak ez du balio hori baserrian esaten den moduan

hori da esan behar dena denbora gutxi daukadanez bai

zuen mozioa nafarroa aipatzen izan dela eta nik ez dakit zein ardura ematen izan deutsue baina ez duzue aipatu ere egin ezta lehenengo txandan ezta bigarrenean eta gure txanda

eusko jaurlaritza zorionduta erakunde esparruan lortutako akordioagatik amaituko dugu eta

euskadirako kupoari dagokionez lortu den akordioak epe labur batean ere ba antzeko edo akordioren bat egon dadila nafarroan ekarpenari dagokionez justiziakoa izango litzatekeela eta hori izango litzatekeela euzko alderdi jeltzaleez daukagun gogo borondatea

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu eh bildu eta elkarrekin podemosek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita bederatzi boto aldekoa cuarenta y cinco contra beraz onartu gabe geratu da erdibideko zuzenketa

mozioa josé ramón becerra carollo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak aurkeztua jaurlaritzak ekonomia zirkularraren inguruan aurrera eramandako ekimenei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposatzailearen txanda da

jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria lópez de ocariz andrea zurea da hitza

bai eskerrik asko tejeria andrea egun on guztioi janari soberakin eta hondakinekin zer egin eztabaidatu genuen orain dela gutxi

eztabaida egingo dugu ea denon artean adostu batetara iritsi gaitezkeen zirkulua

ekonomia zirkular erreal batetara ezingo gara iritsi direktiba markoak ezartzen duen bezala

ekimenari babesa emango diogu eta hemendik deialdi bat egingo dugu denon artean lan egiteko helburu jasangarri bat lortzeko eta interes politiko eta ekonomikoak alde batera utziz

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on guztioi martxoaren hamazazpiko kontroleko osoko bilkuran egindako interpelazioaren ondoren aurkeztu duzuen mozioa dugu eztabaidagai eta

bilatzera eta aurkitzera etortzea eta rojo andreak esan duen bezala aukera bat bagenuela akordio hori bilatzeko ze zure mozioa irakurrita esan behar dizut hainbat kontutan ados nagoela eta gainera uste dut

gaineratzen diola gaur egun indarrean daukagun hondakinen kudeaketa eta prebentziorako euskal bi mila hogeiko plan horri zuk esaten duzunean

euskal administrazio ezberdinen artean hondakinen kudeaketa planak helburu estrategiko batzuk bete ditzatela ez eta uste dut hori dala gure emendakinaren lehen puntuan proposatzen duguna euskal planak

aurten bi mila hamazazpian egin behar dela lehen ebaluaketa hiru lurraldetako foru aldundiek egindako hondakinen kudeaketako planen lehen ebaluaketa ikusteko benetan bai europak eta bai guk gure planean ezarri ditugun helburu horiek

ez baditugu bete jarri ditzagun neurri zuzentzaileak eta europa egunez egun ari zaigu gainera

direktiba berriak arau berriak esaten helburuak beste batzuk izan behar direla egokitu ditzagun gure plan horiek baina horretarako lehen ebaluaketa bat egin behar dugu eta hori ere gure zuzenketan sartuta geneukan eta uste dut horrekin ere

ba ados nago baita hemen fiskalitate berdearen inguruan hitz egiten dugunean uste dut hori

jartzen ditugun isunekin batera uztartu beharko genukeela baita ere ba beraien eguneroko aktibitatea bai enpresetan edo bai partikularrek egiten dituzten

jarduera arduratsu horiek ere bueno dagokion zergetan kenkari edo bonifikazioak jarriz beti ere sistema orekatu batean

publikoan ingurugiroaren bariablea sartzearekin guztiz ados

ez dudala ulertzen zergatik gaur ez garen iritzi akordio batera uste dut aukera bat bazegoela

eta ez tribuna honetara etorri gauza bati buruz hitz egitera gatozela esaten

beste debate bat agerian jarri nahian eskerrik asko eskerrik asko berasaluze

muchas gracias eskerrik asko becerra jauna euskal talde popularraren ordezkaria lópez de ocariz andrea zurea da hitza

eskerrik asko berriro tejeria andrea bueno para empezar

lópez de arroyabe anderea euskal sozialistak rojo anderea zurea da hitza

aitortu behar dizut ekonomia zirkularraren inguruan beharbada nik baino zerbait gehiago jakingo duzula baina jada nahasketa puntu batera iritsi naiz

ekonomia zirkularra beste gauza bat dela ez dakit iruditzen zait baita ere pixka bat argumentazio interesatua dela zure aldetik betiere balorizazioaren kontu hori

pixka bat horretan zu gehiegi ez inplikatzeko baina beste alde batetik

ez duzula baztertzen ere guztiz balorizazioarena esaten duzu beharbada ez dela ematen balorizazioa nik uste dut baietz eta gainera esango nizuke hainbeste aldiz aipatu duzun gipuzkoako balorizazio energetikorako prestatuko den planta horrek beteko duela

gaur egun ehuneko zero koma hirurogeita bostekoa da eta aldaketa etorriko da eta zero koma laurogeita bostean jarriko du europak esango dizut gipuzkoako planta horrek hasiera hasieratik beteko duela helburu berri hori

baita ere beste ondorio bat atera dut eta

hitzalditxoan hondakinen hierarkia horrekin bete behar dugula eta hor

balorizazio energetikoa bai ez eztabaida hori eta dimentsioaren kontuetan sartzen ari garen eta hor ere esan behar dizuet

planta hori egokitua dagoela gipuzkoan ez erreziklatu eta ez

hondakin horiek bertan balorizatuak izateko beraz agian holako

positiboak atera ditut baita ere eztabaida honetatik eta lehen esan dudana uste dut eta orain rojo andreak ere berriz puntuz puntu errepasoa egin du gure

eta pena bat daukat uste dudalako zerbait gehiagotara ere iristeko aukera bagenuela gaur

emendakin erdibideko horretan adostasunera iritsi garelako ze uste dut baita ere

udal administrazioa inplikatuz gai honetan

lehen mailako eskumena hondakinak jasotzerakoan eta jartzerakoan baita ere bide egokiak erreziklajerako eta

bakoitzak gure etxeetatik gure hondakinak sailkatzerakoan egiteko ardura

andrea eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu elkarrekin podemos eta eh bildu taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

euskal talde popularrak euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

contra beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako hirugarren puntua euskal talde

proposamena egin duen taldearen txanda ekimena aurkeztu eta aldezteko garrido andrea ordezkaria denak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea egun on legebiltzarkideok sailburuak gaur alderdi popularrak euskal talde popularrak

azpiegitura eta ekipamenduen planari buruz pentsatzen dugu proposamen hau interesgarria eta beharrezkoa dela eta aipatu behar dut eta eskertzen ditut gobernuak egindako bereziki ahaleginak akordio bat lortu dugula gobernuarekin alderdi popularreko proposamenaren

beharrezkoa da planifikazio bat egitea uste dugu arlo sanitarioan planifikazioaren irizpideak argi edukitzea komenigarria dela eta horrela planifikazio irizpide horiek argi edukitzen baditugu

ongi banatu daitezkeela horrela ere berdintasuna ere bermatu daiteke biztanleen artean

helburuak ere zehaztea ekintzak aipatzea nolakoak izan behar diren eta

ere bideratu beharrezkoa den finantzazioarekin horretarako ezinbestekoa da diagnostiko bat egitea helburu

ere finkatzea lehentasunak argi edukitzea

asko eskerrik asko garrido andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria blanco andrea

mahaiburu andrea eguerdi on guztioi gaurko honetan talde popularrak proposatzen digun eztabaida osakidetzaren azpiegitura eta ekipamenduari planari buruzkoa da

legegintzaldi honetan egin behar direnen planifikazioa hain zuzen hasteko gustatuko litzaiguke zehaztea edo argitzea inbertsioez hitz egiten dugunean

egin ahal dela inbertsio kontzeptu beratik hasita

batzen ditu lan egiteko eta hobetzeko esparru edo arlo ezberdinak guretzat pertsonetan gisa baliabidetan formakuntzan edo pazienteen ahalduntzean inbertitzea eraikin baten inbertitzea

hau da ospitale berri baten inaugurazioan zinta ebaki ahal dugu oso harro baina kutxatxo polit horren barruan kalitatezko zerbitzuak edota hor barruan lan egiten ari diren pertsonen lan baldintzak esate baterako behar baino eskasagoak badira muskulurik gabeko hezurdurarekin konformatuko gara

eztabaidatzen dugun gehienetan atal txiki bat aztertzearekin konformatzen garelako eta askotan

zerikusirik duten beste gai guztiak pertsonak osasun sistema publikoa unibertsala doakoa eta kalitatezko

hori dela eta aipatzen ditugu printzipio horiek guztiak gure osoko zuzenketaren laugarren puntuan asmo horrekin gehitu genuen puntu hori eta zalantzarik gabe lehenengo begiratuan eman dezakeen baino garrantzi handiagoa duelako beraz

esan dezakegu sailburuak legegintzaldi osorako inbertsioen inguruan aurreratu digunaren arabera urdulizeko ospitalean zerbitzuak osatuko direla eibarko ospitalea amaituko dela arabako unibertsitario ospitalean beste eraikin bat egingo dela eta ez naiz jarraituko garrido andreak aipatu duelako interbentzioak hori da inbertsioen inguruan dugun informazioa sailburuen hitzetan hori dela eta esan dezakegu

erabakita daudela eta erabaki hori erabaki politikoa da ezbairik gabe guztiz zilegi noski baina erabaki edo planifikazio hori planifikazio politikoa da azken finean era berean legebiltzarkideok planifikaziori ezbaian jartzeko eskubidea dugu

arrazoitan oinarrituta pasa den lege gizaldien adibidez urtez urte nabaritu genuen

konpromiso kreditu batzuk ez zirela betetzen gure aburuz hori inbertsio arloko erritmoen

batzuetan inbertsioen planifikazioan norabidearen aldaketa nabarmena izan da gobernuak ordearen lotuta akordioarekin lotuta gehienetan

ospitalearen aurrean defenditu zuela errekurtso honen garrantzia agudoentzako zerbitzu

geratu gara sozialistak nahi zuten bezala bengoa jaunak nahi zuen bezala eta hau adibide bat

inbertsio planifikazio erabaki politikoa den heinean

hartu behar duten hainbat eragile osasungintzakoak herri plataformak sindikatuak eta abar

euro de dinero público que se invierte en ladrillo ppk aurkeztu duen jatorrizko testuan ebaluaketa eta plangintza egiteko asmoa nabarmentzen da baina eh bildu taldearentzat proposamena bera motz geratzen da edo geratzen zen horregatik aurkeztu genuen osoko zuzenketa bat eskaera hori

hau da gobernuari eskatzen diote jarrai dezala inbertitzen orain arteko irizpide berberak erabiltzen

esan beharra dugu eajko ordezkariak eskua luzatu digula akordio batera heltzeko asmoz

ondo dagoela uste duten heinean eta zentzu horretan aldaketarik onartzen ez badute onartuko duzue guk dugun ikuspegia eta

guztiz kontrakoak izatea egia esan gurekin behintzat prest egon dira pasaden legegintzaldian egin ziren

baina ebaluaketek ez dute inolako zentzurik atzeratzen diren hobetzeko aukerak kontuan hartzen ez badira hori da gurekin hitz egin

zuzenketaren inguruan orain denbora amaitzen ari delako

osakidetzan egindako inbertsio guztien ebaluaketa egin beharra dagoela era berean

plangintza adostu egin behar da osasungintzarako eragile guztiekin eta osasun zaintzaren beharrak kontuan hartuta

ezinbestekoa izango da giza baliabide eta inbertsio ekonomiko eta materialak mahai gaineratzea beti ere osasun sistema publiko unibertsala doakoa eta kalitatezkoa bermatuta lau premisa horiek lau irizpide edo baldintza horiek

gure osoko zuzenketa babestuko du inbertsioen politikak hobetu eta norabide parte hartzaileagoa nahi duenak gure osoko zuzenketa
babestuko du besterik ez eskerrik asko eskerrik asko blanco anderea
euskal sozialistak taldearen ordezkaria rojo anderea zurea da hitza

bakartxo tejeria andrea egun on parlamentarios parlamentarias

gracias eskerrik asko uria jauna erantzuteko txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria garrido anderea zurea da hitza

euzko abertzaleak otalora andrea

eskerrik asko presidente andrea bueno yo salgo bastante más

amaitu denez bototara jarriko dugu euskal talde popularrak euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka

puntu honetara iritsita osoko bilkura etengo dut

bai bueltatuko gera hamalau berrogeita

volveríamos ordu eta gehiago iraungo du puntu honek ez

bueltatzeko hamaseizeroak igual quincezeroetan bueltatuta azkarrago hamabostzeroetan bueltatu